egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendari ekin aurretik mariasun guerra

gregorio ordoñez jaunaren omenez minutu bateko isilaldia

chico legebiltzarkidearen bateragarritasun egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

legebiltzar talderen batek irizpenaren alde edo aurka hitz egin nahi du besterik gabe bateraezintasun batzordearen irizpena bozkatuko dugu

bozka eman dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamaika boto aldekoa beraz irizpena onartuta geratzen da gai zerrendako bigarren puntua bateraezintasun batzordearen irizpena euskal herriko unibertsitateko gizarte kontseiluko hautagaien

irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio kontseilu horretako kideak izendatzea

besterik gabe bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto aldekoa beraz onetsita geratu da irizpena irizpena

gizarte kontseiluko kideak izendatzeko prozedurari ekingo diogu eusko legebiltzarreko erregelamenduaren berrehun eta hogeita hamalau puntu sei artikuluan ezarritakoari jarraituz legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko txanda dauka talderen batek parte hartu nahi du ez erregelamenduko

hautaketa hala ere beste aurrekari batzuk ikusirik eta hautagai alternatiborik

irizpena aho batez egitea beraz andoni pérez ayala adolfo diaz garaio jose ramon garai iturriondobeitia zorione etxezarraga ortuondo fernando mijangos ugarte ikoitz arrese otegi eta marcelino hernández garduño

gai zerrendako hirugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako lege proposamena euskal herriko autonomi elkartean jokoa arautzeko azaroaren zortziko lau barra mila bederatziehun eta laurogeita hamaika legea aldatzeko aintzat arteari buruzko eztabaida eta behin betiko

jaurlaritzaren irizpena eta besterik gabe eztabaidari ekingo diogu hemen aldeko txanda eta kontrako txanda dagoenez aldeko txandan elkarrekin podemosez gain

mila esker eskerrik asko garcía andrea aurkako txandan norbaitek parte hartu nahi du aurkako txandan ez

eztabaida amaitu dugunez bototara jarriko duguna da lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

onartuta geratu da aintzat hartzea lege proposamena jarraian boto azalpenen txandara joango gara euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna jarraian euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea

mahaiburu andrea egun on guztioi ondo egiaztatu duzuenez elkarrekin podemosek eztabaidara ekarritako euskal herriko jokoa arautzen duen

alde bozkatu dugu hasteko esan behar dugu dirudienez ganbera honetako talde guztiok kezka bera partekatzen dugula sustantziarik gabeko adikzioen gehiegizko

gorakadari buruz hitz egiten dugunean baina egoera hori lehertuko duten neurri zorrotzak hartzeko jarrera hartzerakoan ahobatezkotasuna bidetik

izan ere errealitateak erakusten digu gero eta errazagoa dela jokoan sartzea sustantziarik gabeko adikzioak denok ditugu eskura eta gainera nahita

ikusten dugunean esate baterako eta larriagoa dena gazteek gero eta errazago dute jokoan sartzea

eta eh bildu ez da nekatuko osasun publiko benetako arazo baten aurrean gaudela esateaz eta arazo hau serio hartzen ez badugu nekez lagunduko dugu

eta berriro ere adingabeengan jarri nahi dugu arreta gure

modalitate guztiak adikzio bihurtzeko arriskua duten portaerak gaur egun

erraza da eskuragarria da eta okerrena dena ez dago estigmatizatua alderantziz sozialki oso ondo ikusita dago

hori guztia oso ondo dago batez ere oposizioak eskatu diogulako baina batzuek atea itxi nahi dute elkarrizketari egoera honen analisi sosegatuari

aukerari hasiera batean denok ados gaudela dirudien gai baten inguruan eta gaur abstentzio batzuk ikusi baditugu izan da

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuok legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi euzko abertzaleak taldea abstenitu egin da elkarrekin podemosen lege proposamen

ez duelako oztopatuko hura izapidetzea baina aldi berean kritikoak gara ekimenarekin izan ere gure ustez

gai honen inguruan eta ez da beharrezkoa ezta egokia ere une honetan

planteatutako neurri ia guztiak errekargoa izan ezik plangintza berrikusteko proposamenaren barruan landu daitezke legea aldatzeko zain egon gabe eta jokoaren euskal behatokiak egindako azterketen

dentro de su ámbito competencial besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna gai zerrendako laugarren puntua mozioa

aurkeztua arabako esiko kudeaketa ekonomikoan izandako irregulartasunei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda ubera andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

gurekin ez egotea gaurkoan mozian eskatzen duguna oso gauza zehatza zehatza da

egitea eta diru publikoaren desbideraketagatik ardurak ikertu eta ardurak zehaztea pentsatzen dut guk eskatu gabe ere

kontu bat dela baina zoritxarrez ez da hala izan

hau gertatzen ari baldin bada arabako erakunde sanitario integratuan zer gertatzen arituko ote da gainerako erakunde sanitario integratuetan eta hau gertatu baldin bada sukalde baten ospitaleko eremu pringatuenean

beste eremuetan ez dauka zertan ez dauka zertan baina ikusita osasun sailaren eta osasun sailburuaren jarrera zein izan zen ez litzateke harritzekoa izango eta batzuk galdetuko didazue zein izan zen osasun sailaren eta osasun sailburuaren jarrera

erantzungo dizuet ez zenuten ikusi interpelazioa egin genuenean zein izan zen osasun sailburuaren jarrera justifikazioaren eta ukazioaren jarrera

ez gara konturatu ez genekien zer pasatzen ari zen

kontratuen jarraipena eta kontrola egiteko baina lasai ikertuko dugu mekanismoak jarri jarriko ditugu

hori egiteko osasun saila ez da gai horregatik ez dugu itxaron agerraldia gauzatu arte osasun sailburuak justifikatu egin zuelako bere interbentzioan osasun sailaren ohiko jokabidearekin jarraitu zuen ukazioa eta

aurpegiak aldatu direla baina politikak ez dira aldatu politikak ez dira aldatu zoritxarrez eta agian murga andrearen ah hemen zaude barkatu murga andrearen

baina interpelazioa erantzuterako orduan agian ez zen ongi aholkatua izan baliteke baina gertaturikoa

eta emendakinean gobernua sostengatzen duten taldeak jasotzen duenak ez du hitzik aspaldian ez dut horrelako emendakin

dagoeneko disimulatu ere ez duzue ez duzue egiten beste aukera bat ere bazuen osasun sailburuak horrelako gauza larri baten aurrean premiaz bere agerraldia eskatzea azalpenak emateko eta lehenbailehen gauzatzeko agerraldia kudeaketak egitea ziur nago

eta gainerako taldeak horretarako prest egongo liratekeela beti egon izan diren bezala aste honetan bertan osasun batzorde bat geneukan eta bertan behera

geratu izan da baina ez horrelakorik ere ez du egin osasun sailak

azarotik dator hilabeteak pasa dira otsailean gaude otsailean gaude beraz gardentasunaren alde baldin bazaudete irregulartasunak ikertzearen alde baldin bazaudete diru publikoaren

jarraipenaren alde bazaudete gaurkoan gure mozioaren alde bozkatu beharko zenukete baina zoritxarrez badirudi ez dela horrela izango zeren eskatzen dena oso oso minimoa oso gutxienekoa da eskatzen dugu

eta ardurak ikertzea eta zehaztea puntu hori besterik ez dugu eskatzen hori bakarrik eskatzen dugu eta ez du balio esatea gaia fiskaltzan dagoela ez du balio hemen bakoitzak bere ardurak ditugu guk ditugu gure ardurak

eta fiskaltzak du berea eta gobernu honek erakutsi behar du herritarren aurrean ez laben aurrean edo eh bilduren aurrean baizik eta herritarren aurrean

hori da erakutsi behar duzuena eta hori da justifikatu behar duzuena eta bai desbideraketa egon da desbideraketa egon da eta desbideraketaren ondorioa arabako

integratuko zuzendaritzak eman dituen datuetatik aterata daude atera daitezke beraz sindikatu batek gaia aztertu badu jarraipena egin baldin badio eta ondorio horiek ateratzeko gai izan baldin bada

labeko ordezkariak edo gu ez gara azkarragoak beste inor baino e edo zer egin dute beraien funtzioen utzikeria egin dute

edota beste aldera begiratu baldin badute osasun sailak osakidetzak bere arduretan mantendu behar ditu arduradun horiek

orduan guk erantzukizunak osasun sailari eta gobernu honi eskatuko dizkiogu bere ardurak ez betetzearren zeren azken erantzuleak zuek zaretelako

beraz jarri pilak jarri pilak eta hasi lanean hasi lanean

jaun andreak ez dakit dakizuen edo gogoratzen duzuen baina aurrekoan esan nuen ustelkeria zegoela eta kontzienteki

diru publikoaren desbideraketa zegoenaren froga badakizue zein izan zen zein den

publiko egin zenean fiskaltzara eraman zenean almazen publikora hornikuntza egiteari utzi zitzaion eta kontratuan jasotzen zen bezala enpresari

dena esanda geratzen da hor dago froga hor dago froga beraz

ez zenutenentzat edota gaia ahaztuta zenutenontzat memoria freskatzeko

arabako erakunde sanitario integratuak enpresa bat kontratatu izan du hiru kontratazio desberdin egon dira urteetan txagorritxuko eta santiagoko sukaldeak hornitzeko hornikuntza

ere bada eta kontratuan argi geratzen da

santiagoko sukaldean zer hornitu behar den txagorritxuko

baina kontua da santiagoko sukaldea hornikuntza kontratu horretatik eta enpresari egin beharrean

egin dela eta beraz diru publikoaren gastu bikoitza egon da diru publikoa xahutu

eta inor ez da konturatu edota beste alde batetara begiratu da arabako erakunde sanitario integratuko arduradunak beste alde batera begiratu dute zerbait arraroa gertatu da edo atzetik eskupekoa egon da ez dakit edo sare klientelar bat dago ez dakit edo gobernu honen kudeaketa eredu ona da sare klientelarraren kudeaketa ona demostratu ezetz argitu egin auditoriak kudeaketa honetan hiru kontratazio egon dira azken urteetan enpresa desberdinekin gainera eta ikusita enpresari ez zitzaiola eskatzen pleguak berdin mantendu dira

urteetan beraz hasteko kudeaketa txarra egon da kudeaketa txarra egon da

egiterakoan zer zegoen atzean esplikatu bestetik egon den praktika honek erakutsi du bide batez ez dagoela kanpoko enpresa baten beharrik material horren hornikuntzarako

eta pentsarazten du kanpoko enpresak kontratatzen direla edo erabil daitezkeela diru publikoaren

erabileraren jarraipena zailtzeko edota ustelkeria ahalbidetzeko ondorioz guztioi herritar guztioi oso garesti ateratzen zaigu oso garesti ateratzen zaigu

beraien interesen arabera erabiltzen eta manejatzen dutelako kontua da

osasun sailak praktika hauekin bukatu nahi du edo praktika hauek

iruditzen zaigu herritarrekiko oso errespetu gutxirekin jokatzen duzuela eta kudeatzen duzuela eta hau ez da bozketa bat irabazi eta bozketa bat galtzearen kontua ez ez hemen ez gabiltza horretaz hemen ari gara ardura politikoaz eta ardura publikoa jokatzeaz eta aritzeaz ari gara

eta guztiona den dirua behar den bezala kudeatu behar duzue eta bueno lehenengo txanda amaitzen joateko

bukaera honetan emendakin horiek aztertuko ditut pixkatxo bat si vamos a analizar las

eskerrik asko ubera andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz garrido andreak

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

eskatzen da eusko jaurlaritzak eh bilduk eskatzen du eusko jaurlaritzak eta osakidetzak hain zuzen ere santiago eta txagorritxuko sukaldeetan auditoria bat egin dezatela eman diren irregulartasunak

esan behar dugu aldi berean eta justifikazioan eta interpelazioaren azalpenean azaldu zen bezalaxe eta komunikabideen bidez ezagutu dugunaren arabera lab sindikatuak ere salaketa bat aurkeztu arabako fiskaltzaren aurrean oraindik eta daukagun informazioaren arabera ez dakigu salaketa hau onartuko den edo ez eta ildo horretatik bueno ba komenigarria ere izango litzateke jakitea edo itxarotea

ebazpena edo iritzia zein izango den salaketa honen aurrean como decía en la moción

sailburuak bereziki murga andrea legebiltzarkideok

babestuko dugu eskerrik asko larrauri andrea

eskerrik asko eskerrik asko uria jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

da zuen jokabideak ez ikertzeak erakundea osakidetza balorean jartzen da ikertzeak

auditoria egitea kudeaketa ona egitea zuek ez duzuena egiten eta bai joan zen datuekin lehen esan dut arabako osiaren datuak ziren arduradunengana beraiek

kontrastatu nahi zuten besteek ez guk ez dugu arazorik datuak kontrastatzeko ikertu egin zuek txostena egin auditoria egin

eta hemen beharrezkoa da auditoria egitea kontratu bat ez da bete hiru milioi eurotakoa ez da bete eta badirudi osakidetzari berdin zaiola gobernu honi berdin zaiola diru publikoarekin zer egiten dugu bua ez den gurea edo bai gure interesetarako erabiltzen dugu

zuek demostratu behar duzue gobernu honek demostratu behar du eta hori egin beharrean egiten duzuena da iritzi publikoa nahasten saiatu konfluentzia araudia ez ez honek ez dauka zerikusirik konfluentziarekin hemen zerbait gertatu da eta behar duzue

portzierto aurrekoan murga andreak esan zuen aipatu zuen

nor izendatuko duzue santiagokoa edo txagorritxukoa zergatik zergatik hori ze da

orain zatozte hobekuntzak ezarriko dituzuela a ver hobekuntzak zergatik ezartzen dira zerbait gaizki egiten delako ez orduan onartzen duzue zerbait gaizki egin dela ba gauzak

ikertu argitu zer egin den gaizki eta ardurak zehaztu gaizki egin diren gauza horien arduradunari edo ez

begira guk ez dakigu fiskaltzak zer esango duen eta zer ez duen esango baina esango duena esango duelarik ere

auditoria bat egin behar da onartu kudeaketa txarra

onartu kontratua ez dela bete ze kontratua ez da bete eta ez zaiola jarraipenik egin eta hor beraz ardura politikoak zehaztu behar dira hori da kudeaketa en fin

berriro ere osasun saila erantzun egin beharko du eskerrik asko ubera

andrea bueno gauza batzuk zehazteko alde batetik

jeltzaleak txostenaren kontua aipatzen dutenean argi dago

alderdi popularrak eskatzen ari den txostenarekin zeren guk egiten dugun aipamen zehatzean aurkeztutako zuzenketan

txosten horretan argitu behar direla egon diren edo ez egon diren irregulartasunak eta hartu behar direla neurriak

konpontzeko orduan txostenari buruz hitz egiten ari gara argi dago gobernuak edo gobernuak apoiatzen duten taldeak eta alderdi popularrak esan duen txosten

guztiz desberdina da gure txostena ez da zuek proposatzen ari zareten txostena eta gainera proposatutako

esaten duzue txosten bat egin dezala baina irregulartasunik buruz ez duzue ezer aipatu aipamenik ezta

andrea euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea bueno yo insisto

a seguir mejorándolo eta besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko larrauri andrea

zurea da hitza bai

rebeka ubera eskerrik asko uria jauna

bozketara jarriko dugu ubera aranzeta andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez denez onartu jarraian bozkatuko dugu euskal talde popularraren osoko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa berrogeita zortzi contra hamazazpi abstentzio beraz ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak eta euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete contra berdintasuna dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

gai zerrendako bosgarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

antolamenduari funtzionamenduari eta zereginei dagokienez dituen irizpideen inguruan eztabaida eta behin betiko

mesedez isiltasuna sí

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos garcía andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta egun on guztioi eskerrak eman barrio jaunari gaur hona mozio hau ekartzeagatik egia da oso eskaera zehatza dela

aipatu bezala baina egia da ere guri balioko digula ere gure ikuspegia pixka bat plazaratzeko eta sailburua jada hemen egonda are eta gure mezua zuzenean

ahal izateko barrio jauna planteamendu hau galdu zenuen ponentzian bertan egin ziren proposamenen artean

ekimen bat zela eta hori bai aitortu behar da zure pertseberantzia zentzu horretan kritika apur bat egiten zenuen nola legean hasieran

batzorde honen konposizioa nola hortik kendu genuen batzuk eta ez erregelamendu bidez garatzera behartu gobernua ba hori egin bagenuen ere izan zen precisamente arriskuak ikusten genituelako deusto eta

presente egotea eta horrelako ordezkaritza nominal bat bertan izatea eta uste dugu izan dezaketela eta guk uste dut aitortu dugula askotan

egia da elizak badaukala ondare inportante bat eta urteetan zehar hau babesten ibili dela eta funtzio hori izan duela baina horrek ez du

izan behar duenik edo ordezkaritza nominal bat eta betirako ordezkaritza bat esaterako sartu gintezkeen hitz egiten

herriaren ondarea zena eta nola elizak bere gain hartu zituen eta gaur egun bere ondarea den beraz uste dugu bertan egon beharreko

batez ere bien komun deritzon horri erantzun behar diote eta batzuetan elizak

kontrakoa erakutsi digu beraz horrela onartu zen duela bederatzi hilabete euskal kulturaren ondarearen euskal autonomia erkidegoko kontseilua eta antolaketa eta funtzionamendu sistema bat ezarriko zela erregelamenduz jaso

azkenean gero egia da jasotzen dituela legeak zer nolako izaera izan beharko luketen hauek eta esaterako

bertan jaso egiten da emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bai osokoan bai sor litezkeen batzordean eta zergatik diot hau zeren gaur zuek hemen sinatutako erdibideko horretan bigarren puntua precisamente hori zehazten du beraz

hala behartzen duelako beraz zuen erdibidekoaren bigarren puntu hori ez dauka inongo inplementaziorako

zentzurik edo izaerarik hori lehenik eta behin baina

zortzi hilabete esan du garcía andreak bederatzi dira maiatzaren

plenoan ondare legea jada bederatzi hilabete pasa dira ordutik lege hau onartu zenetik baina

ikusten zelarik lege hau aurrera joko zuenik eta urtebete batean gobernuak ez da gai izan aurreikusteko pues bueno bertan jasotzen diren hainbat erregelamendu garatu beharko zirela

eta uste dugu hor departamentuaren eta ondare zuzendaritzaren inakzioa erabatekoa izan dela eta ez dugu ulertzen zergatik jakinda gainera legearen aurreproiektu legean bazegoela planteamendu bat hobetu zitekeena ala ez ez dakigu

bederatzi hilabete pasata planteamendu bat ez izatea eta erregelamendu hori garatua ez egotea ez dakit badakit ez dela sailburuarekiko dialogo bat baina benetan

hori gainera kontutan hartuta lege hau

ekarri zen aurreko legealdian baita ere atzera bota behar izan zuen gobernuak beraz

orduan hori batez ere denboren aldetik eta epeen aldetik hemen komentatu beharrekoa gero forma

nos parece excesivo eskerrik asko estarrona jauna euskal sozialistak gallástegui andrea zurea da hitza

sailburu jaun eta andreak bueno nik uste dut benetan uste dut

barrio jauna zure helburua zen ez ekimena irabaztea baizik eta zupiria jaunari mezu bat helaraztea ba agian telefono dei batekin edo jadanik egindako interpelazioarekin jadanik nahikoa zen ezta hona etortzea

niri edo guri gure taldeari gobernuaren ekimenaren

aurrerapausoak ematen ari direla gobernuaren legearen garapenari dagokionez oinarrizko babesa duten elementuen dekretuan adibidez lanean dabiltza eta ja aurrerapauso handiak eman dira baita ondare

nola tratatu jakiteko kontu oso aitzindaria da eta

hori ere asmatu beharko da beraz bueno aurrerapausoak ematen ari dira eta bueno guk ere legebiltzar honetatik epe bat

amaitu aurretik dekretu hori ekartzea epe bat da

eta beraz ikusiko dugu eta

ppkoaren kontra bozkatuko dugu guk ponentzian tratatutako posturarekin koherenteak izateko eta baita nolabait

legeak aipatzen ditu baldintzak zer baldintzatan egin behar den dekretua guk baldintza horiek ponentzian eztabaidatu ditugu eta onartu ditugu beraz hortik aurrera ulertzen dugu gobernuari diskrezionalitatea itxi behar zaiola berak ere formulan asmatzeko eta

eta eh bilduk eskatzen du bueno euskal kultura kontseilutik pasatzea eta gauza kuriosoa da legearen

ia ia zuk eskuz idatzi zenuela eta hor agertzen dira

eta orain bueno ez dakit ideia hau ia ia gauza ebidente moduan jartzen duzu mahai gainean

jaunak ekimena aurkeztu zuenean diot plan hori eginda dago

ditu gobernuak guk jarri genizkion proiektu legea

beraz orain beste baldintzapen osagarri bat jartzea guretzako ez dauka zentzurik orain gobernua da bere diskrezionalitatean

esperientzia polita izan zen ponentzian egon ginen guztientzako eta bueno nik regusto horrekin geldituko naiz eta ez gaurko eztabaida apur bat antzu honetan bai

arruabarrena jauna erantzunen txandara pasatuz barrio jauna zurea da hitza

zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta oso labur porque

comentar más cosas eskerrik asko estarrona jauna gallástegui andreak hitza hartu behar du ez ezta ere

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu barrio baroja

ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos euskal sozialistak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita zortzi boto aldekoa hogeita sei abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua mozioa oihana etxebarrieta legrand eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua zaintza alorrean instituzioek hartu beharreko

ama hil ondoren bere ausentziak lanbro finaren forma hartu zuen nire begien aurrean

urteak lagun izan nuen lainobehera ama hil ondoren bihotz ondoa su izoztu eta gorputz adarrak hozmindu zitzaizkidan inoiz etor zitekeen metamorfosiaren kirrikan baina

askeago egin ninduen berrasmatu ahal izateko ibilbide propioa besterik ote da bizitza saminaren saminenean

bigarren aldiz jaiotzeko ahalbidea oparitu zidan

mariluz estebanek saiakera eta poesia liburu gogoangarriak

eta amaren heriotzak libreago egin ninduen liburuaren poema zati bat da hau gaur hona ekartzea hasteko modu egokia iruditu baitzait

esteban irakurri edo entzuten dugunean ezta poesia liburu hau idatzi zuen crítica al pensamiento amoroso idazten ari zen aldi berean

pertsona horren desagerpenak sentiarazi ahal dizun zure bidea egiteko nolabaiteko baimena mahai gaineratzeko helburua zuen sentimendu hori beraz pozgarria izan daiteke batetik eta mingarria

dena den ez du ideia hori ama alaba harremanetara mugatu nahi hauskortasun hori munduaz gogoeta egiteko baliatu nahi du eta hori da nolabait

para el tema que traemos hoy eta zergatik aipatu dut gaur hau zaintza lanetan ari diren pertsonen eta instituzioek hartu beharreko ardurez ari garenean bada maitasun pentsamendu hori gure jardun

barruraino sartua dugulako eta horren arabera antolatzen ditugulako gizarte zerbitzuak etxean zaindu nahi duenari soilik

indartzen ari garelako ideia bat zaintza onenak maitasunez egindakoak direla eta ez zaintza lan onenak zaintza lan onenak dira profesionalak edo ez baina baldintza onetan egiten direnak eta aukeratuak

diskurtsoetatik hasita gizarte zerbitzuen legea betetzeko garatu beharreko dekretuetaraino edo aldaketa nabarmena egiten dugu edo emakumeon lan ez ordaindu eta prekarioaren bizkar jarraituko dugu jendarte hau sostengatzen eta kolapso egoerara heltzeko puntuan gaude

zaintzen gaineko krisi larri batera heltzekotan gaude nire ustez krisia egon badago jada baina emakumeon bizitza prekarioak

bi mila hemezortzian enplegu eta gizarte politiken sailak gizarte beharren gainean egindako ikerlanean hemen ere egoera berean gaudela erakutsi zigun

eta legebiltzar honetan esan zuen moduan mendebaldeko ongizate erregimenak zaintza lanen merkantilizazioaren eta familiarizazioaren artean

iparraldeko erregimenetan merkantilizazio tasa baxuena ematen da hau da ekimen publikoz sustatutako zaintza zerbitzuen aurrean aurkitzen gara

gurea ordea beste muturrean dago merkantilizazioa tasa altua dagoelako lautik hiru eta familiarizazio tasa altuena duelako lautik lau

desfamiliarizazioa eta desmerkantilizazioa bi esalditan zaintza sistema publiko eta duina herritar guztientzako

lan baldintza egokiak bermatzea bestalde pertsonon eta bereziki askatasuna babestu behar dugu zaintzeko edo ez zaintzeko erabakia hartu dezaten erabaki librea la propuesta es

etxeko lanen inguruan trabajadoras no domesticadas elkartea izan genuen ere legebiltzarrean

espainiar estatua eta autonomia erkidegoa europar batasuneko etxeko lanen lehen kontsumitzailea dela hain zuzen

datuek erakusten baitigute zaintza etxean erresolbitzen dela eta etxeko emakumeek ezin dutenen zama hori bakarrik eraman kanpo kontratazioak egitera behartuak ikusten direla sistema oker

korapilatsua eta horregatik osotasunari begiratu behar diogu eta ez kasu konkretu bati horregatik gure interpelazioaren arrazoia eta gure gaurko mozioarekin zergatik jarraitu dugun artolazabal sailburuak zaintzailez profesionalengan zentratu baitzuen

jarduna eta ez hori ez da foku bakarra izan behar hori azaltzen saiatu nintzen eta azaltzen saiatzen ari naiz orain zaintzaren sistema

osatua baitago lau puntu ekarri ditugu hona

dagoeneko hartutako erabakiak berehala garatzeko eskaria egiten dute legegintzaldia amaitu zaigu eta hasiera hasieratik euskal herria bildun mahai gainean jarri genuen

egin behar zela eta martxan jartzearen beharra gaizki eta berandu heldu zen eta taldeek beste behin ere bat egin genuen berregiteko eskaera egitean

zerbitzuaren araberako ratioak erabiltzea eskatu izan dugu eta egiten jarraitu dugu eta jarraituko dugu ez merkantzian eta ordainean zehaztutakoa

haien bizitza zaintzari eskainitako emakumeen egoeraren aurrean berehalako neurriak hartu behar direla adierazi dugu hainbatetan erreparazio historikoaz ari gara eta hitzetatik ekintzetara pasatu behar badugu diruaz

neurri zehatzak ezartzeaz horregatik konpentsazio funtsa beharrezkoa da ez baitago erreparaziorik egun dauden behar materialei heldu gabe

egoera hauei aurre egiteko autoantolakuntza laborala sustatzeko programa proposatu dugu ere hirugarren puntu batean baita haien egoera propioa

eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos garcía andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea berriro egun on sailburuak legebiltzarkideok

ez da lehen aldiz hain zuzen ere mendekotasun arretari buruz eta azkenengo debatean egoitzen zentroei buruzko

horretan esan behar dugu eusko jaurlaritzari eskatu geniola dekretu hau berrikustea

gaur aurkeztutako mozioaren aurrean akordio zabala lortu dugu baina

izango eta uste dut akordio on batera heldu garela akordio zabala zuzena eta gainera akordio honetan

guretzat inportanteena betebeharrak zehatzak jarri dizkiogu eusko jaurlaritzari espero dugu betebehar hauek

me referiré guretzat gai hau oso inportantea da eta uste dugu instituzio desberdinak ere ba neurri edo dagozkion

sí que quiero agradecer eta eskerrak eman behar dut ere eta eman nahi ditut gobernuari laguntza ematen dioten taldeei

disponibilitatea agerian geratu dela akordio hau lortzeko eta gainera erraza izan delako nik kasu honetan ba sentitzen dut azkenean podemos eta eh bildu akordio honetan

arrazoiak daukate eta nik hor errespetua ere adierazi

ona izan zitekeena edo aukera bat genuen ere kasu honetan

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu eta legebiltzarkideok egun on danoi

euskadi gizarte zaharkitu bat dela gure herria azken urteotan populazioaren zahartze progresibo baten testigu izan da bai jaiotza tasaren jaitsiera egon delako edo baita ere bai bizi itxaropen tasak

fenomeno honek eta bere ondorioz gertatzen den kudeaketak

artolazabal sailburuak eman zizkigun datuen arabera hamar urte barru euskal gizartearen erdiek berrogeita hamabost urte baino gehiago edukiko dauz eta ehuneko hamarrak hau da berrehun mila pertsona inguru laurogei urteak

honek nabarmenki argi uzten dau gaur egun eskuartean daukaugn gaia zaintza alorra gakoa

etorkizuneko gizarterako gaur egun euskal autonomia erkidegoan

zeinetatik ehuneko laurogei inguruk etxean egiten dute hau da ez profesionalki

emakumeak dira honek errealitatera atxikitzera eramaten gaitu paradigma aldaketa batetara

eusko jaurlaritzak eta elkarrekin podemosek aurrekontuak onartzeko sinatu zuten

pertsonen alde lan egiteko elkarrekin zaintzen plana garcía andreak aipatu duena lehendakaritzak emakunderen laguntzarekin koordinatutako plana hain zuzen ere

akordio horretan lehendakaritzak emakunderen laguntzarekin koordinatutako plana diseinatu eta abian jartzea elkarrekin zaintzen plana

gizarte osoa inplikatzeko helburuz sail erakunde sektore eragile sozial eta ekonomiko guztien bitartez zaintzaren demokratizazioa zaintza gizartearen ikuspegitik beste modu batean antolatzea sustatzeko ikuspegi eraldatzailetik eta estatuaren merkatuaren familien eta gizarte zibilaren arteko ardura izango duenetik helburu horregaz

zaintza arloko zereginen egungo arreta eredu aztertuko da egungo egoera

eta zehazki kontziliazioaren arlokoa landuz zaintza ereduen eta etorkizunean ezarri beharreko neurrien azterketa konparatiboagaz batera

ulertzen dugu estrategia honek helburu nagusi moduen dekola zaintza lanetan dabizen pertsonen babesa eta horregatik balorean jarri nahi dugu estrategia hau bere osotasunean honegaz batera euskal autonomia erkidegoko adinekoentzako

eskatzen zitzaion eusko jaurlaritzari hogeita zazpi barra bi mila hemeretzi mozioan gure erdibidekoan mozio hau betetzea eskatzen da eta argi itxi gura dugun mozio horretan eskatuten dena eta hori betetako eskatuten dogune dala

eta jakitun gara euskal autonomia erkidegoko aurrekontuen onarpenari esker dekretu honen lanketarako eta dekretu honen berrikuspenerako kontratazio bat abian jarriko dela

parlamentu honetan adostutako laurogeita hemeretzi barra bi mila hemezortzi legez besteko proposamenaren betetzeko lanetan jarraituz amaitzeko eta laburbilduz uste dugu erdibideko honegaz zaintza alorrean eman beharreko pausuen oinarriak ezartzen doguzela eusko jaurlaritzari eskatzen dotsegule paradigma aldaketa batean lanean jarraitutea zaintzan dabizen pertsonak erdigunean jarriz eta beraien babesa bermatuz

eskerrik asko ipiñazar andrea erantzunen txandara pasatuta etxebarrieta andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko eta eguerdi on guztioi zeren lehen zuzenean nahi nuen poesiarekin hasi eta ez zaituztet agurtu beraz eguerdi on guztioi

hasiko naiz elkarrekin podemosekin beraiek egindako proposamenarekin orokorrean ados ginela esan nion garcía andreari

sánchez eta ipiñazar andreei egia da hasieratik ikusi genuela guk ere zuzenketak aurkezterako garaian ba antzekotasun asko zeudela egin zenituzten emendakinetan ez batez ere guk

egia da gure kasuan ikusten genuela horien zehaztasunera jo behar zela dagoeneko denbora bat pasatu delako

izan direnetik eta ez direlako aurrerapauso horiek ikusi zehaztasun horiek nolabait orduan identifikatzen saiatu ginen bi puntu

eta beraz ere hori dela eta bat egiten dugulako argi dago bi puntu horiekin besteak beste eta gehitu duzuen lehenengo puntu honekin kanpainenarekin egia da kanpaina hauek zer zentzutan eta ikuspegiarekin egiten diren uste dut hor daukagula

errepikatu egin dela eta batez ere lotuko nuke transakzioaren amaierako puntuan

edo zeri eman lehentasuna ez noa esatera ulertzen duzuenik pertsona edo zaintzaile ez profesionalekin soilik lan egin behar denik badakit ez dela hori

hortik abiatzen dela eta guretzako akats bat da akats bat da uste dugulako paradigma aldaketaz hitz egiten ari garen honetan ikuspuntua aldatu beharrean gaudela eta zaintzaren bestelako ikuspegi bat txertatu behar dugula

maitasuna harremanetatik kanpo kokatzen den sistema baten inguruan hitz egiten hasi behar dugulako gainera bi mila hemezortziko urriaren hemeretzitik aurreikusita eta iragarrita dagoen estrategia bat da zaintzaile ez profesionalena beraz

ahal baldin bada puntuka bozkatzea eskatuko genuke azken puntu honekin daukagun desadostasuna

erabakia eta lehenengo puntuei eta amankomunean izan genitzakeen puntu horiei dagokienean eta zergatik ikusi dugun hauek zehaztu behar izatea

zuen hirugarren puntuak eskatzen duen plan integral horretan emakunderen erantzuna jaso zuen nerea kortajarena lankideak duela gutxi eta oraindik ere

baina ikerketan inolako aurrerapausorik ikusten ez denean ba uste dugu garaia dela

agortzear dagoelako momentu batzuetan badirudi berehala gero

hortxe gaudela ez eta sánchez andreari

egingo dudan azken hitzartzea izan daitekeenez hau badakit

askorentzako gogorra dela askotan bizitza pertsonala alde batera utzi eta plaza honetara atera behar izatea beraz

zaitzatela espero dut bihotzez zaindu eta indarrak hartu beharko ditugu eta mila
esker eskerrik asko etxebarrieta andrea elkarrekin podemos garcía andrea zurea da hitza

sanchez andrea euzko abertzaleak ipiñazar andreak ez du hitzik hartu behar

eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu

puntuka bozkatzeko aukerarekin beraz lehenengo eta bigarren puntua bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra beraz lehenengo eta bigarren puntuak ez dira onartu jarraian hiru eta lau puntuak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

beraz hiru eta lau puntuak ere ez dira onartu jarraian elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu ah itxoin itxoin puntuka

berriro bozkatuko dugu lehenengo lau puntuak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu bai bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra beraz lehenengo lau puntuak ez dira onartu jarraian

ez da onartu puntua jarraian erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu puntuka ere baita hiru eta lau

bat bi hiru eta lau bat eta bi puntuak bozkatuko ditugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita hamasei boto aldekoa hamazazpi abstentzio beraz onartuta geratu dira bat eta bi puntuak hirugarren puntua bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa hogeita zortzi abstentzio beraz onartuta geratu da hirugarren puntua eta azkenik laugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

gai zerrendako zazpigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena egungo eskola mapa aztertu eta hobetu eta errealitate berrira egokitzeari buruz eztabaida eta behin betiko

ordezkaria den martínez zatón jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

lege bestekoa daukagu eztabaidagai puntu honetan lehenik eta behin badakigu aspaldi erroldatuta geneukan ekimen bat dela eta gauza guzti horiek baina zoritxarrez gauzak ez dira asko aldatu behintzat gure

mapa da eskola maparen funtzioen artean ikastetxeak analizatzea eta geografikoki antolatzea

gauza bakarra inprobisazioa izan da bidebieta donostian barakaldoko eskola mapan

ikastetxe berri horrekin eta ordizia adibidez

atzo eduki genuen steilas sindikatuaren agerraldi bat hezkuntza batzordean zero hiru etapan ematen diren iruzurrak

proposamenak ezagutzeko etapa horretan gobernuak laguntzak dizkie nahiz eta itunduta ez egon haur eskola pribatuei

zonalde berdinean eta ezberdinetan diru publikoarekin finantzatzen ditugun haurreskola publikoak ia

den kasua igual ageriena da zentzu horretan eta zergatik gertatzen da gauza hau gobernuak itunpetutako zentroei atxikitutako haur eskoletan haien umeak matrikulatzen dituzten familiei

berdinean egitea eta hau atzo esan zen bezala iruzur handi bat da

la excepción vasca en cuestiones educativas euskadi da irakaskuntza pribatuari dirulaguntza gehien ematen dion europako lurraldeetako bat

baina hemen egiten diren eta kanpoan egiten diren ikerketa ezberdinetan aurkitu ditzakegun datuak diote eta baita ere aurrekontuetan eta gobernuaren datuetan adibidez

bi mila hemezortziko ikerketa horri buruzko analisian esaten zuen que la segregación escolar socioeconómica sigue aumentando en euskadi

azken finean eztabaida honen atzean dagoena gizartearen dibertsitatea hezkuntza sistema osoan isla daukan ala ez eta orain

del sistema educativo eta eskola publiko oso onak ditugu

hezkuntza sistema publiko oso ona daukagu euskadin baina

honetan baldintza berdinetan lehiatzen dute

eta eskola publikoek ez eta

morala hezkuntzaren lehiakortasun hau hezkuntzaren merkantilizazioa

gaurko hezkuntza sistemaren porrot morala nagusiena egun hauetan gure kaleetan ikusten duguna ikastetxeen arteko borrokak

ikusten dugu gure kaleetan porque

eskola pribatu batzuetan kobratzen diren kuotak eta beste auzo batzuetan adibide bat bakarrik da hori

egoera honi buelta emateko edo behintzat pairatzeko eta gaurko ekimena hori zen ezin dugu egoera horri buelta eman ekimen batekin baina behintzat pixka bat pairatu

educativo pentsatzen dugu prozesu hau hezkuntza eragile ezberdinekin bideratu eta adostea horrela egin behar dela bai udal maila bai mailan eta bai

gauzekin zeren argi eta garbi daukagu eskola publikoa da

hurrengo astean eta ia modu solemne batean esan dezakegu gobernu honek hezkuntza arloan kurtsoa ez duela

en la educación pública eta nik ez dakit hemen jarraituko dudan ala ez baina benetan bai espero dut orain arte gure hezkuntza sisteman

aldatzea hori bai espero dut uste dut gure herriarentzako berri ona izango zen nuestro pueblo nuestro sistema educativo público

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

eskertu nahi diot elkarrekin ahal duguri eskola maparen eztabaida gaur osoko bilkurara elkartzea behintzat bada zerbait gure legez besteko

ostean eta eztabaidarako bidea itxi ostean beraz nahiz eta jatorrizko proposamena gurea ez izan lortu dugu eztabaida osoko bilkurara ekartzea guretzat eztabaida urgentea da

esandakoekin hor dago gakoetariko bat zeren badirudi balizko lege berriak hezkuntzan dagoen arazoa konponduko duela edo eta balizko lege berriaren izenean

egin nahi da zeren momentu honetan

balizko lege horren izenean indarrean dagoen eredu pribatizatzailea egonkortzen ari da behar gehien dituzten ikasle eta familiak bazterrean uzten ari dira ekitatea atzera garamatzan

sakontzen du eta emaitzetan ere bi mila bederatziko mailetan mantentzen gara bataz beste azkeneko ebaluazio diagnostikoa ikustea

ez dago ez dakigu erabaki guzti horiek kontzienteak diren edo inertziak eramaten duen gobernua norabide horretatik ez baina

ikusita gizarte arrakala areagotzen duten politika horiek ikusita

ongizate maila sozial ekonomiko batzuetara begira bideratzen dela ikusita

ikasketak maila sozial ekonomiko zehatz batzuei bideratua egotea eta gainerakoak eskulan merkea izatera

kondenatzera ez horretarako hezkuntza sistema

eta horrek zer esan nahi du horrek esan nahi du eta ekartzen du aukera berdintasunaren bermea den eskola publikoa ahultzea horrek

hezkuntzak bete behar duen funtzio berdintzailea ez betetzea eta horrek ekartzen du gizarte arrakalan segregazioan sakontzea

murgildu da eta parametro horien markoa eskola mapak eusten du matrikulazio sistemak matrikulazio arauak

ez betetzea eta ez betearaztea ahalbidetzen du pertsonak objektu hutsa bilakatzen dira enpresen arteko lehian eskaintza eskariaren norabidean kokatzen da hezkuntza sarea enpresa bilakatuta lehia hutsean eta ahaztuaz helburua herritarrak

familiak umeak direla eta ez enpresak helburua gizarte prestatua bat dela kohesionatu bat

besterik ez dela beraz emaitza kaskarretan sakontzen besterik ez duen hezkuntza sistema da hau gizarte bazterketan mailaketan sakontzen

eta beraz antolaketa eredu hau birplanteatzeko garaia da adierazle guztiak adierazten digute esaten digute birplanteatu behar dugula berandu goaz azkenean denok galtzaile ateratzen gara begira

aste honetan iritsi zaigu laster agerraldi bat egon behar delako jasotzen da autonomia erkidegoekiko euskal autonomia erkidegoak emaitza okerragoak ditu gaztela eta leonek kataluniak madrilgo erkidegoak eta nafarroak baino nazioarteko

erakusten ditu munduko hezkuntza sistema aurreratuenak baino esaten du ere euskararekin bat egiteko erritmoa moteltzen ari dela esaten du ere errendimendu altuko alegia

bikaintasun sakrosantua bikaintasunean gero eta ikasle gutxiago kokatzen direla eta errendimendu baxuan gero eta ikasle gehiago dituela

eginiko azken ebaluazio diagnostikoan ikusten da bi mila bederatziko mailetan gaudela

profil sozioekonomiko baxuko ikasleen kontzentrazio altuena eaen ematen da

egin da ehuneko bederatzi koma zazpian eta ordura arteko bazegoen bilakaera

euskararen inguruan gastatzen ari dena zer esango dugu berdin da sareetako ikastetxea da guztietan emaitzak txarrak dira eta ados nago zuekin ez dela bakarrik ikastetxearen arazoa baina ikastetxean ere

eta trataera aldatu beharko da beraz berdin da ze enpresetako ikastetxe berdin da ze enpresa

ez dira onak bakoitza ahal duena egiten ari da

baina guztiak diru publikoarekin finantzatuta nahiz eta eskubide eta betebehar desberdinak izan eta emaitza akademikoak ekitatearenak alde batera utzita ere demografiaren bilakaera ikusten baldin badugu aztertzen badugu eustateko datuak azkenak bi mila hemeretzikoak

iraunkorra izan da atzo esan nuen mila bederatziehun eta laurogeita hamaseiko mailan gaude ehuneko hamaika koma zortzi

beraz baditugu adierazle desberdinak egoerari buelta ematen hasteko baldin eta herri anbizioa baldin badugu nik gure herria

berriz lehen mailan ikusi nahi dugu hezkuntzan erreferentea izatea nahi dugu ez estatu mailan europan nahi dugu erreferente izan

ibilbide luzeko hezkuntza komunitate anitza dugu diru publikoa ere badugu baldin eta lortzen baldin badugu behar den bezala erabiltzea esango nuke sorkuntza handiko herri bat garela nahiz eta pixka bat klasistak garen

kontraesanak ditugu zergatik ez ikusita guzti hori eskola mapa

ez hasi bada garaia egia da gauza txikitxo batzuk egin ditugula baina

dugu eta beharrezkoa da planifikazioa planifikazio on bat behar dugu ahulenak lehen lerroan jartzeko desabantailan dauden ikastetxeak

ikaspostu libreak dauden bitartean hori da efizientzia hori da kudeaketa ona hori da eraginkortasuna eta kudeaketa ona ez da gaur egun dagoena

erantzun behar die eta momentu honetan eskola publikoaren alde egin behar du desoreka hor dagoelako

horri erantzun behar dio beraz goazen buelta bat ematera planifikatzera garai berriei erantzutera

berdimentzionatzeko bateratzeko eskubide eta betebehar baldintza berberak izango dituzten ikastetxez osaturiko sistema publikoa eraikitzeko autonomiarekin burokraziaren gurpil zorotik

hezkuntza sistemaren antolaketa funtzionamendua ikasleen zerbitzura jartzeko eta dagoen desenfokea enfokatzeko

ikaslearen hobe beharrez ez al duzue pentsatzen azken urteetan hezkuntza sistema kudeaketaren kalitate

dela eta ahaztu gabe eta ahaztu egin dela hezkuntzaren funtzioa zein den ez duzue pentsatzen ikusi zer gertatzen ari den eta azkenean ikastetxeak eta irakasleak ari gara

hutsean izan beharrean bide lagunak ikasleen familien ongizatea bermatu beharrean eta beraien beharrak asetu beharrean

benetan kalitatezko hezkuntza bermatu ahal izateko eta emaitza onak lortu ahal

baldintzak eskaini behar ditugu eta ahalbidetu behar ditugu hezkuntza bere funtzioak bermatu ditzan garaiz gaude inoiz ez delako berandu nahiz eta berandu goazen

erabakiak hartzea eskatzen du erabaki ausartak eta adostuak eskuzabalak eskuzabaltasunez enpatiarekin eta gure hezkuntza komunitatearen eskutik beraiekin lanean ekitea eskatzen du eta nik ez dakit urkulluren gobernua horretarako prest dagoenik orain arte behintzat ez du borondate handiegirik erakutsi

baina ez dago beste erremediorik bide malkartsua hartzea baino zeren guztiok irabaziko dugu noski guztiok utzi beharko dugu bidean zerbait baina guztiok irabaztea da
asunto honetan hezkuntzak bete behar duen funtzioa bete dezan eskerrik asko ubera andrea
euskal talde popularraren ordezkaria de bengoechea andrea zurea da hitza

andrea de bengoechea andrea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburua eta sailburu legebiltzarkideok eguerdi on pues es cierto que

gure taldeak duela bi urte argi definitu zuen bere jarrera lau zutaberen inguruan eta esango nuke bi urte geroago gaur egun egokiak izaten

gaurko hizketa gaia bueno argi dut baina zuetako batzuei entzunda iruditzen zait ez garela

ez dakit mapa kontzeptua izango ote den interpretazio arazo hori sortzen duena

marrak egiten baina eskola mapa askoz ere

askoz ere konplexu eta sakonagoa kontu baten inguruan behintzat badirudi ados gaudela hezkuntza administrazioaren lana dela ikastetxeen eta ikaspostuen

egitea eta programazio horretan hezkuntza administrazioak ikastetxe publikoak eta itunpeko ikastetxeak daudela kontuan izanik kalitatezko hezkuntza izateko eskubidea eta ikasleen eskubideak eta horien familienak uztartu behar ditu ahalik eta modurik egokienean

eskaintza eta eskariaren artean desoreka handia dagoela euskadin baina babesten duen inolako daturik ez du eman baina nik datu bat emango dizut familien ehuneko laurogeita hamazazpiak eskatutako ikastetxean lortzen du ikas postua hortaz ez dago horrenbesteko desorekarik eskaintzaren eta eskariaren artean

programazio hori helburu izanik bi mila bederatzian unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatu eta planifikatzeko irizpide batzuk ezarri ziren irakasmaila eta etapa guztietako hezkuntza

premiak zehazteko arau horretan funtsezko printzipio batzuk zehaztu ziren sare osoa antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak gidatu eta

eta jarduteko moduak orduan finkatu ziren hasteko eskola mapa ikaspostuen eskaintza planifikatzeko tresna bezala ulertu beharra dagoela azpimarratzen da beti ere ikasle guztiak barne hartuko dituen kalitatezko hezkuntza erantzunaren zerbitzuan

egokia izango dena mamitzeko eta horretarako daude besteak beste eskolatze eta batzordeak ekitatea ere gogoan hartu beharreko printzipioa da ikasle guztiei aukera berdintasuna bermatzeko eta pertsona guztiak hezkuntza sisteman sartzeko eta nola ez helburu horiek lortzeari begira ikastetxe guztien ezinbesteko

izateko baina ez ikastetxeena soilik baita herri erakundeena ere horien lankidetza ezinbestekoa da hezkuntza sistema giza baliabideez eta baliabide materialez

hornikuntza horrekin batera baliabideen arrazionalizazio eta optimizazioa ere beharrezkotzat jotzen du dekretu horrek hezkuntza sistema bere helburuak lortzeko eraginkorra izango bada eta malgutasuna ere aipatzen da malgutasuna izatearen

hezkuntza eskaintza euskadiko errealitate sozial demografiko eta geografiko desberdinei egokitzeko eta moldatzeko orduan izan ere errealitateak dinamikoak dira eta errealitateari erantzuna emango dion tresna ere dinamikoa izan beharko da nahitaez

kontuan hartu behar dira lurralde historiko bakoitzeko eskualde eta zonalde bakoitzaren ezaugarri eta berezitasunak baita horietako bakoitzean dauden hiri eremuak edo landa eremuak ere horiei guztiei egokitu behar baitzaie mapa

besteko errealitateak ez dira berberak ezta finkoak ere etengabe eraldatuz doaz horregatik arauak berak

ikastetxeen zuzendaritzak hezkuntzako lurralde ordezkariekin koordinatuta eta dekretuan jasotako printzipio eta

diseinatu doitu aldatu eta unean uneko premiei egokitzen diren egoerak eta ibilbideak markatu behar dituzte eta araua haratago doa

udalerrien bilakaera demografikoa ikastetxeen matrikula eta irakaskuntzen eskaintza eta kasu bakoitzean eta eskumena duen organoaren aurrean planteatu behar da aurrera eramatea ikastetxe bat egitea integrazioa atxikipena jardueraren etendura banaketa zatiketa sorrera eta aldagai desberdin horiek guztiek sortzen dute mapa dinamiko izatea eta egia da

dutenei berariazko laguntza ematea bidezkoa da eta martínez jaunak

eta ni bat nator eta horretan ari da hezkuntza saila azken urteetan zer dira bestela hamaika esku hauspoa edo hezkuntza premien indizea ez al da hori

premia gehien dituzten ikastetxe edo ikastaldeei laguntzeko neurri positiboak ez badira mapa dinamikoa izanik ikasturteek aurrera egin duten heinean doikuntzak egin behar izan dira

doikuntza eta moldaketak eman dira eta guztioi etorriko zaizkigu gogora horietako hainbat ikastetxe berriak eraiki eta abian jarri dira bereziki hirietan sortutako auzo berrietan ikastetxeen bat egiteak eman dira ikastetxeren bat itxi da zenbait ikastetxeetan lerro kopuruetan aldaketak egin dira

egokitzapenak egin dira zenbait ikastetxeetan eskaintzen ziren hizkuntza ereduetan bilakaerak eman dira eta horiek guztiak eskola maparen egokitzapenak dira urtero aztertu eta egin beharrekoak hortaz etengabe aldatzen ari da horregatik guk bat gentozen eta gure zuzenketan ere horrela jasotzen genuen bat gatoz

funtsezko elementu horrekin hau da maparen diseinua berrikustearekin etengabe egokitzearekin unean uneko errealitatea egokitzearekin beste batzuekin aldiz ezin gara bat etorri inolaz ere izan ere arauan jasotako baldintzak betetzen dituzten ikastetxeei edo itunak

ukatzea proposatzen duzue eta hori erabaki nahi duzue legebiltzar honetan

guztiz kontrakoa eta ondo baino hobeto dakizue hori indarrean dagoen

eta aurretiaz baimenduta egon eta araudian jasotako baldintza eta obligazioak betetzen dituzten ikastetxeek eskubidea dute itunduak izateko

aipatu berri dudan aukeratzeko askatasuna edo

eta plaza publikoak hutsik dauden bitartean itunak ez ematea biak ala biak guretzat onartezinak dira araudian jasotakoaren kontra egitea

aldiz talde sozialistak eta eusko abertzaleak taldeak talde popularrarekin batera erdibideko

iruditzen zaigu eta gainera sinatzaile ez den talde baten aipamen zehatza jaso nahi izan ditugu gure erdibidekoan bidezkoak zirela iruditzen zitzaigulako

eta gobernuak erabakiak hartzeko daude zalantzarik gabe eta horretan dihardu

erdigunean jarrita eta aurrerabidean dago euskal hezkuntza sistema osoa kalitatea kohesioa

baina azkarrago egingo luke aurrera sistema osoak oposizioak etengabe

jartzen saiatuko ez balitz eta modu eraikitzaileagoan jardungo bagenu eskerrik asko eskerrik asko berriozabal andrea
erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos martínez zatón

badakizula gure bi taldeen artean desberdintasun

hezkuntza gaian baina bueno nik uste dut zu ta biok nahiko onak izan garela

leku edo albo batean utzita nik uste dut horrekin geratuko naizela eta ados nago gauza batzuekin

desorekak orekatzeko kontzeptu horrekin eta hezkuntza publiko eredu berria eratzeko

proposamen horrekin guk ez dugu esaten gauzak hezkuntza publikoan egin behar direla egiten diren moduan

ditugu baina bai hezkuntza publiko eredu ezberdinak ditugu eta nik uste dut herri bezala aukera

berriozabal andrea o sea bengoecheari esan dizkiodan gauza gehienak

hezkuntza batzordetik zenbat guraso elkarte zenbat sindikatu zenbat eragile ezberdin gauzak proposatzera

kritika bakoitzarekin proposamen bat zegoen bidebietako zentroa atera da lehen

zentro hori zabalik jarraitzea eta laguntza eskatzen du kritika eta proposamena ekimen honekin bezala kritika eta proposamena hori da ez dira ni ez nago gobernuan gobernuan

honetan uriarte sailburua dago hezkuntza politikak eramaten eta hezkuntza sailak hartutako erabaki asko

dituzte gure hezkuntza batzordera ordizia barakaldoko egoera

gurasoen elkartea gasteizko plataforma eta beste gauza eta arazo asko orduan berriro esaten dut

eskerrik asko martínez zatón jauna eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

proposamena urkullu jaunak hauteskundeen

egin aurretik beraz ez duena balio da gaiari heltzea

hauteskundeen elektoralismoaren komodina erabiltzea ez maiz gertatzen den bezala nik lehen lehenengo txandan zalantzan jarri dut ez nekien gobernuak

egiten ari den bere politika edo erabakiak hartzen ari den eta berriozabal andreak argi utzi dit

zeren hezkuntza suntsitzen ari zarete ekitatean

eta emaitzetan emaitzak ez dira izan beharko liratekeenak eta esan digute hitzetan ez galtzeko eta horren adibideak jarriko ditut hartzen diren erabakiak nora eramaten gaituzten eta zer ekartzen duten begira adibide bat durangon

eskaintza baino zazpi eskari gehiago zeuden orduan durangoko udal gobernuak aurrekontuetan partida bat sartu zuen prestutasuna agertu zuen obra egiteko erantzuna emateko

beste irizpide batzuk onartu familia horiek

hiru kilometroren barruan haurreskola partzuergotan beste

orduan familiak bultzatzen dira zentro pribatuetara eta herritik kanpora eta hori erabaki bat da

eta hori ez da eskola publikoaren aldeko erabaki bat gero eskola publikoaren aldeko kanpaina iazko kanpaina berbera

iazko data papertxo batekin estalita hori erabaki bat da hori erabaki bat da beste bat bidebieta

proposamenak egin genituen bertara joan ginen bertako hezkuntza komunitatea atzo hemen egon ziren beraiei konpromisoak eskatu zitzaizkien beraiek bete dute

eta dena izan da atzetik beste jende bat lanean aritu behar izan da proposamenak egiten eta zuei behartzen behartzen erabakiak aldatzen

berdina hezkuntza sailak erabakitzen du ixtea beti

kaltetan beti ahulenak bazterrean utziz eta bazterketa egoeran daudenak pobrezia egoeran pobrezia arriskuan egon daitezkeenak hor inbertitu behar da hor behar dugu hezkuntza sendoa behar dugu eskola publiko indartsu bat eta hor lagundu behar dugu ba ez horiek itxi horiek itxi

ikastetxe horiek itxi behar dira baina erabakiak adostuak izan behar dira eta behar den bezala planifikatuak benetan auzo horretan

sendo bat egoteko aukera berdintasuna bermatzeko eta segregazioari aurre egiteko beste adibide bat berriki egon garena artatse otxarkoaga txurdinaga

rpt tik kentzea kriston lana egiten dutenean eta laguntzen dutenean hezkuntza

hor ere proposamen bat aurkeztu behar izan genuen ebaluazio bat por cierto oraindik egin gabe dagoena eta gizarte laguntzaileekin

eta dena horrela eta adibide gehiago jarri ditzaket eta horiek ez dira hitzak dira datuak datu objektiboak gertatzen ari dena zenbat ikastetxe bisitatu ditugu

zenbat lan egin dugu lan asko egin dugu eta akordioak ere eta akordio onak ere eta eskola publikoaren kalitatea

andrea lehen esan dudan bezala zoritxarrez gertatzen ari dena da bai sare batean zein bestean emaitzak antzerakoak direla bietan ikusi

gure hezkuntza sistema enpresa batean edo bestean ez dago osasuntsu ez dago osasuntsu

interbenitu behar da eta beste erabaki batzuk bultzatu behar dira zeren momentu honetan dugun sistemak lehengo garai bati

ez da planifikatu noski eskola mapa pixkatxo bat zertxobait aldatu dela

hori ere planifikazio ezaren ondorio bat da beste espezialitate batzuetan gertatzen den bezala bigarren hezkuntzan ez dago planifikaziorik

epe luzera pentsatu behar da eta pastor jaunak esan duen bezala egonkortasun bat egon behar da eta akordio sendo bat oinarri bat benetan erantzun ahal izateko

erdietsi gabe dago ez delako nahi izan legegintzaldi honetan eta ez aurrekoan

amaitu mesedez eskerrik asko ubera andrea

de eurentzat zeren eta esaten dute gu laikoak bueno

eskola publikoa baden laikoa eta baden euskalduna ez da denontzat izango eskerrik asko de bengoechea andrea

euskal sozialistak pastor jaunak ez du hitz egin behar euzko abertzaleak berriozabal andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzarburua eguerdi on berriro ere bengoechea andrea

duela zenbait hamarkada hartu zuten hainbat familiak erabakia euren seme alabak euskalduntzeko eta hala jardun dute hainbat hamarkadatan eta egun oiongo familiek aukera dute sare publikoan ere

ozta hortaz ez da etorriko den zerbait baizik eta gaur egun aukera dute familiek

ikasteko beste eredu batzuekin batera

una gran inversión anualmente en materia de becas eta esaten zenuen euskadi salbuespena dela baina zuretzat salbuespena modu negatiboan noski

euskadin aurrekontuaren zati askoz ere handiagoa bideratzen delako hezkuntza arlora hezkuntza zerbitzu publikoaren arlora

momentu batean pentsatu nuen agian aurrekontu proiektuaren lehentasunekin eta erronkekin bat zetozela

osoko zuzenketan zegoen parrafo bakar bat kenduta zatikako zuzenketa bakar bat aurkeztu zenuten euskal herriko unibertsitateari zegokiena inolako zuzenketarik ez gaur horren gaizki dabilen hori guztia zuzentzeko kuriosoa dirudi

aukeratzeko askatasuna aipatzen dugunean sutsu jartzen da horren kontra

jasota dago hitzez hitz terminologia hori esaten duzu askatasun edo eskubide hori ideologikoa dela zure ustez eta ez al da ideologikoa askatasun edo eskubide hori baliogabetu edo desagerrarazi nahi izatea izan ere ideologia eta sinesmenek
zer esana dute norberaren eguneroko jardunean eta erabakietan isiltasuna mesedez gabe

ezingo genuke ideologia edo sinesmen horien arabera jokatu ez zentzu batean ez guztiz kontrakoan hortaz posizioak konpartitu arren errespetuan egon

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatutako erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zortzigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

kalifikatuaren kontseilu arautzailean duten ordezkaritzari buruz eztabaida eta behin betiko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

eskerrik asko presidente andrea sailburu legebiltzarkideok

sin hacer nada eta nire ustez jarraitzea ezer gertatuko ez balitz bezala eta ez defendatzea guztion interesak eta uztea interes horiek interes pribatuak

horrexegatik gaur eztabaidatuko dugu eta

eskumen banaketen inguruan arituko gara eta entzungo dugu eta entzun dugu

eskumena eta arabako foru aldundiak baduela

eskumenak eta egia da eta hor dago ere kontseiluak marka kudeatzeko eta arautzeko eskumenekin baina

eztabaida honetan jarraitzen baldin badugu ahaztuko dugu benetako eztabaida eta benetako eztabaida zertarako nahi

becerra jauna eh bilduren ordezkaria lopez de arroyabe andrea zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak molina andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburua legebiltzarkideok eguerdi on denoi bueno imaginen que

batzuk nahiko tematu daude arabako errioxako kalitate eredua jasangarria izan dadin

ardoen eta mahatsaren merkatua baldintzatzen dute

salmentaren prezioa konpentsatzen ez denez belaunaldiz belaunaldi transmititu diren upategi txiki askok mahatsa egiteari eta saltzeari utzi behar izan diote kontseiluak lortu nahi duen eredua kantitatean oinarritzen dela erakusten duen beste adibide bat da

ehuneko bederatzian modu orokortuan handitu dela azken mahats bilketa kanpainarako eta berriz

ezin da pentsatu upategi handiek dakarten onura ekonomikoan bakarrik jatorriari heldu beharko zaio berriro izendapena kalitatea defendatzeko sortu zelako eta guztien ahaleginari esker lortu zen jatorri deitura kalifikatua izatea ez dezagun hori orain galdu

bat gehiegizko burokrazia eta papergintza da eta horiek uztartu egin behar dituzte landan

duten eguneroko lanarekin batzuetan beren proiektuak erraztu eta lagundu beharrean

azken aldian asko dira arabako errioxako ardoaren merkatuari eragiten dioten arriskuak batzuk aipatu dira landaketaren liberalizazioa

lurraren liberalizazioarekin beste eremu batzuetan landatu ahal izango dute orain baimentzen ez den eta errentagarritasun ekonomiko handiagoa eta gure

eta kopuru handiagoan landatuko dute horregatik handiagoak lortuko dituzte arabako errioxako kalitatearen

eraso bat izango da ardoari jarritako muga zergak merkatuari eragiten ari dira dagoeneko

eta mahatsaren eta ardoaren prezio duinak funtsezkoak dira nekazarien

aldaketa klimatikoa nabarmena da

eskerrik asko molina andrea erantzunen txandan
euskal talde popularren ordezkaria lópez de ocariz andrea zurea da hitza

de arroyabe andrea euskal sozialistak prieto jaunak ez du hartu behar euzko abertzaleak molina andrea zurea da hitza

eskerrik asko molina andrea eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogei boto aldekoa hogeita hamazazpi contra hamazazpi abstentzio beraz

jarraian elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa cuarenta y seis contra beraz ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak eta euzko abertzaleak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa hogei contra hamazazpi abstentzio beraz